egun on guztioi aurreko gobernuak ehun eta hogeita sei barra bi mila hamabi dekretua

buruzkoa onartu zuen artisau ekoizpenerako bereizgarri edo kalitate ikur berri bat sortzearen inguruko dekretua da hau artisau ekoizpenaren marka berri bat

dekretu honetan elikagaien artisau ekoizpenari buruzko printzipioak definitzen dira artisau ekoizleen erregistroa sortzen da kalitate ikur berri bat sortu artisau

edo baserriko artisau elikagaigintza ea euskal kontseilua eratzen da besteak

kontua da europako batzordeak dekretua aldatzeko eskatu zuela salgaien zirkulazio librea urratsen zuelako eta europar batasuneko merkantziari oztopoak jartzen zizkiolako oraingo jaurlaritzak europaren eskakizunak bete eta dekretua aldatzeko tramiteak martxan jarri zituen eta proposatutako aldaketak ikusita zenbait kezka sortu zitzaizkigun izan ere

kanpora ekoiztutako produktuei bereizgarri hau erabiltzeko atea irekitzen da dekretuaren aldaketan jasota datozen bi edo hiru puntu irakurriko ditut pixka bat adibide gisa dekretuan

edo jatorriari buruz dekretu aldaketan aipatzen da eta gazteleraz irakurriko dut

idatzirik ez dudalako aurkitu eta hitzez hitz irakurri nahi dudalako

europar batasun osora zabaltzen da

kalitate ikurrean edo marka bezala lehen artisau elikagaigintza zehazten zen eta

euskal artisau elikagaigintza euskal gehitzen zaio markari eta horra hor izena eta izaeraren artean nolako amildegia zabaltzen den horregatik tapia andrearen agerraldia eskatu genuen batzordean zuen asmoen berri

eta batzorde horretan dekretu aldaketarekin aurrera egiteko asmoa erakutsi edo adierazi zenuten horren aurrean

jarri nuen gogoratuko zara alemaniako baserritar batek

gazta bat posible zela euskal artisau elikagaigintza bereizgarriarekin

aurkitzea eta lazarobaster jauna gauzak muturrera eramaten hasi ezkero disparateak esan ditzakegu arautegia irakurri ezkero badakigu hori ezinezkoa dela irakurri ongi dekretua

horixe izan zen eman zenidan erantzuna eta nik nire ustetan etxeko lanak ongi eginda joan nintzen dekretua ongi irakurrita baina horrelako erantzun aurrean zalantzak sortarazi zitzaizkidan hain gai juridikoa den honetan gainera baina gauzak zer diren

egun batzuk beranduago euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak bezala ezagunagoa dena irizmen bat argitaratu zuen artisau ekoizpenari buruzkoa eta

irakurketa berdina egiten zuen irizmen horrek eta hemen irizmenaren ondorioetan jaso dena hitzez hitz euskadiko

ekoizpenari buruzko dekretua aldatzeko dekretu proiektuari dagokionez proposaturiko aldaketetako askorekin bat ez datorrela

zeren eta ehun eta hogeita sei barra bi mila hamabi dekretuaren xedea desitxuratu eta baliogabetzen baitute hots

eta produktuak sustatzeko eta babestea zehazki berriz diogu ez datozela bat

artisautza labelaren bereizgarria erabiltzearekin euskadin

hemengo artisautzako ekoizpen txikiari kaltea eragin ez ezik nahasgarria ere

hori da jasota datorrena irizmen horretan eta beraz dirudienez ez nintzen hain oker zebilena

dekretu honetan ba zerbaitek huts egiten duela eta horregatik

interpelazio hau jakiteko euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako

jaurlaritzak zer egiteko asmoa duen eskerrik asko lazarobaster jauna erantzuteko gobernuaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

artisau ekoizpenari buruz araudirik ez dagoenez

euskadiko autonomia erkidegoan nekazaritzako eta elikadurako politikaren legea garatzeko agindua betetzen ahalegindu gara gainera

europar batasuneko zuzenbidearekin bateragarria zatekeen araudia

modurik egiteko nekazariek eta abeltzainek errazago jakinarazi egin behar dute edo aukera izango dute beren ustiategietako produktuak antzeko beste produktu batzuen aldean zein balio erantsi duten eta nola desberdintzen diren aztertzeko hartara

modu desberdinean modu hobean merkaturatzeko baimena eta gainera tresna bat tresna eraginkor bat eskaintzeko asmoa

dekretu hau martxan jartzea eta gainera kontsumitzaileek jatorriari buruz artisau produktugintzari buruzko araudiak eta arriskuak eta informazio ezak nolabait ekiditeko hori zen gure helburua eta hori da gure helburua

eta nondik atera diren non egin diren non garatu diren jatorria oro har hainbat zuzenketa egin behar izan ditugu

eta azkenean irekiagoa gertatu da esango genuke artisau izendapena jaso nahi duten pertsonek euskadikoak izan ala ez

europar batasunak azkenean europar batasunak esaten duena da ekoizleek produktuka eta sektoreka

arau teknikoak betez gero ezarritako ikurra erabiltzeko eskaera egin ahal izango dutela eta hemen dago nik uste gakoa dekretu honena

gurea dela produktuka eta sektoreka zehazteko eskakizun horiek nolakoak izango diren zehazteko aukera eta hor dago produktu hauen nonbait edo nolabait aztertzeko momentua eta erabakitzeko unea gure iritzian

eskaera hori egitea eta are gutxiago ezarri ditugun eskakizun guzti horiek betetzea

ez da askotan gertatuko ze euskadin betebeharreko araudia guk ezarriko dugu eta noski gure interesen arabera gure ekoizleen interesen arabera esan nahi dut interesak beraien

eta artisaugintza hor zehaztuz era horretan egin behar dira gauzak europar batasunean merkatu batean gaudelako hor gaude gustatu ala ez gauza honetarako eta kasu honetan merkatu ireki batean gaudelako eta euskal autonomia erkidegoak

dekretuan egia da euskal artisau elikagaigintza artesanía alimentaria vasca kalitate ikurra eta baserriko artisau produktuak

horiek erabili ahal izango dituzte dekretu horretan betetzen diren arauak betetzen dituzten ekoizle guztiak

esnekien sektorearekin hasiko gara ardi gaztaren alorrean hain zuzen ere

artisau produktuen erregistroan bere ustiategiak sartu nahi dituztela eta parte hartu nahi dutela araudi hori osatzen eta ondo garatzen

nolabait euskal ekoizleek europar batasuneko nekazaritzako politika bateratuan hor gertatzen diren laguntza deialdietara ere joan ahal izango dira eta dekretua indarrean jartzen denean erregistroan parte hartu europako

merkaturatzeko momentuan laguntza lerroetara joan daitezke eta sailak berak egingo du produktu hauen alde

de euskadi mila esker eskerrik asko tapia

baserritar haren gazta ez zaigu hain urruti gelditzen badakigu sektorearen inguruko gai askotan ez dugula ikuspegi berdina baina gaurko gai honetan pentsatzen nuen

gehiago izango genuela hain gai nabarmena eta

baina ez ezin dut ulertu ezin dut ulertu egoera alde batetik bai sektoretik bertatik zuen gertuko eragile batek ere

irizmena eta ala eta guztiz ere eutsi egiten diozue zuen planteamenduari eta gaur egun merkatuan

badago sekulako marka saltzea ikaragarria eta gainera dena da osasuntsua dena da naturala dena da artisaua

eta badira bertako produktuak modu iraunkorrean ekoiztuak izan direnak erosi nahi dituzten

eta aukeraketa egiterakoan herritar horiek aukeraketa egin behar dutenean aukeraketa hori erraztu egin behar zaie eta ez konplikatu eta gutxiago gainera jaurlaritzaren babesarekin

gehitzera etorriko dena aurrera eraman jakinekoa da lehen sektoreak bizi duen egoera zaila dela

ekimenak behar direla norabide egokian eta bere garaian sozialisten gobernuak dekretu hau norabide

zuela egia da bertako ekoizpenarekin loturarik gabeko marka bat planteatu zutela ez zela baserritarrentzako bakarrik industriari ere atea irekita uzten zitzaiola berriro ere zela ba baserritarren irudiarekin negozioa beste batzuek egiteko

eta gaur egun dekretu honek daraman norabidea esan dezakegu zuzenagoa dela behintzat baserritarrek bakarrik

marka edo bereizgarri hau eta etxeko ekoizpenari lotutakoa izango da baina zertarako da

ezin baldin badugu bermatu alemaniako gazta bat

hemengo saltokietan aurkitzeko aukera ezin badugu itxi eta hori da guri kezka sortzen diguna aipatzen duzu produktuz produktu eskakizunak eta zehaztuko direla

ezingo da ere dekretuarekin egin ezin izan den bezala alemaniako baserritar baten gazta

marka honetatik kanpoan utzi eta iruditzen zaigu

marka batekin aurrera jarraitzea itsukeria dela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna

lazarobaster jauna behintzat eskertzen dizut aipamena egin duzunean gehiago gustatzen zaizula orain dekretua nola dagoen baserritarrei lotuta dagoelako

eta baserritar txikiei gainera oso gertukoak ditugun horiei

hori izan behar da marka berdin bat osatzeko momentuan kontutan hartzen duguna egia da marka asko daudela eta

jartzen ditugunean marka asko merkatuan ekoizleak nahastu daitezke baino batez ere erosleak horretan ados nago zurekin

beste alde batetik egoera konplikatu honetatik lehen sektorea ateratzeko maila desberdinetako lehen sektorea batzuk askoz ere industrialagoak eta intentsiboagoak eta beste batzuk askoz ere txikiagoak zerbait egin beharra dago guztien bizia bermatzeko esan duzun bezala eta baita ere bere lana era desberdinean egiten dutenak

beste batzuk era ekologikoan egingo dute eta guztiei bere lekua eman behar zaie eta horretan egin behar dugu

aipatzen duzuenen batzordean muturrera ez eramateko zer esan nahi nuen agian ez nintzen oso ondo esplikatu ba egia da printzipioz eta teorian alemaniazko

europar batasunak hori ezin dugula egin baina erregistroan sartu ahal izateko jartzen ditugun eskakizunak beraiekin lan eginda seguru nago

seguru nago kapaz izango garela hori ondo bermatzeko hor dago gure gakoa idatziz ezin da utzi egia da bakarrik euskadirentzako baino hainbat eta hainbat ezaugarri dituzte gure baserritarrak eta gure produktuak ondo zehaztuz gero oso bide murritza geldituko dela kanpokoentzako eta oso zaila izango dela beraientzako erregistroan sartzea hori da gure helburua eta asmoa lan egiteko aipatzen nizun bezala gainera gaztagileekin

eta ez dudarik izan ez zalantzarik izan ondo zehaztu bitarte ez dela aterako erregistro hori eta benetan saiatuko gara guztion artean hori ahalik eta ondoen egiten baina aukera izango dugu seguru nago hemendik aurrera honetaz

lan egiteko eta ikusteko benetan posible izan den marka berezi hau merkatuan jartzea ezaugarri bereziekin edo ez gure ustea baiezkoa da eta

beste gauza batzutan ados ez gauden arren seguru nago hemen lortuko dugula adostasuna mila esker eskerrik asko tapia
anderea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak

azterketa teknikoko zentroetako grebari buruz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

galdera natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina hornidura elektrikoaren bermeei buruz

rojo andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza mila esker mahaiburu andrea

interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina euskal erakundeen arteko diru fluxuen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko maneiro

gai garrantzitsu bi aipatu dituzu bata

gure ehun instituzionalaren barne antolaketa gai horretaz ez noa asko sakontzera

eduki nagusia aipatzen duena da instituzioen arteko finantza baliabideen

nik zurekin sarritan eztabaidatu izan dut gai hori eta horretaz aukera edukiko dozu beste gainontzeko batzordeetan edo

eraikitzaile izateko eztabaidan ez naizela sartuko horretan nahiz eta zuk gai honetaz gure instituzioen arteko banaketari buruz hitz batzuk eduki zilegitasun osoa duzu nahiz eta kontra egon

finantza banaketak nola egiten diren instituzioen artean eta nik uste dot hobeto dela gai horri kolpe egitea

azaletik edo albotik ateratzea kontra zaudelako eredu instituzionala dagoena da eta horretaz ez dot gehiago gogoetetan sartuko aipatu duzuna da ez nago ados zuk esan dozuen iritziarekin otsailaren hamairuan egindako

instituzioen arteko finantza harremanak eta baliabideak birbanatzeko sasoian

sartuta aipatu behar duguna da guk daukagun eredua

ez da eredu bat diru bilketaren

eta horrek bere zentzua dauka hau da lurralde historikoak nola hartzen dute erantzukizuna gure ehun instituzionaleko instituzio

uste dogu eta leku askotan erabiltzen da irizpide hori eta

baina euskal gizarteak

egiten du bere ekarpena estatuari hau da gure errenta

barne produktu gordinaren arabera ba gure lurraldeak gure

ekarpenak ere horrela egiten dute hau da gure eredua maneiro jauna

zuk aipatu duzu diru bilketaren banaketaren araberako eredu bat dela baina ez da hori euskaldunok euskal instituzioak

antolatu duguna eta horrek bere berezitasunak dauka estatuarekin ere ez da gure diru bilketaren araberako partehartze finantzieroa baizik eta errenta eta errenta irizpide aurrerakoia da

lurralde historikoak parte hartzen dabe euskal instituzio partekatuen

lurralde historiko bakoitzaren errenta erlatiboaren arabera eta gainontzeko hogeita hamara zerekin dago lotuta badago lotuta eta honela ipinita daukagu ni badakit eta gaia luzatu gabe horrenbeste

eta irizpide hori garatuta dago ekarpenen legean eta da

lurralde historiko bakoitzaren zerga ahaleginen erlatibotasunaren alderantzizkotasunagaz

lotuta dagoen irizpide batekin eta hori neurtuz gero hondoratu egiten da ahalmen diru biltzailearen arabera

egia da ereduak

lurralde historiko bakoitzak foru aldundi bakoitzak autonomia daukalako bere zerga ekonomikoak kudeatzeko sasoian eta zerga ekonomikoak era batera kudeatu edo bestera horrek eraginkortasun bat eduki ahal du

kontzertuaren arabera ahalmen arautzailearen

orduan bi irizpide horiek ahalmen arautzailea eta ahalmen kudeatzaileak egiten ditu ezin dugula hemen goitik behera ipini berdintasun osorako ereduak ze autonomi arautzaile bat eta autonomi kudeatzaile bat daukazun neurrian horrek suposatzen du

gertatzen direla eta horretarako zer da egin beharko genukeena ba igual

eredu instituzionala errespetatuz ze pentsatzen dugun ba hor daukagun ereduak

horrek bere etorkizunerantz

neurri batzuk hartuta lurraldeen arteko eztabaidak egoten direnean eta ezberdintasunak sortzen direnean

norbera edo lurralde bakoitzaren banakako koefizienteak

baina eredua hau da errentaren arabera barne produktu gordinaren arabera joaten bagara beste eredu batetara zuk esaten duzuna hori da beste eredu bat

goitik behera aldatu beharko genuke gure filosofia guztia ze diru bilketaren arabera banatu behar badugu zer zentzu edukiko du orduan autonomia arautzaile

hiru lurralde historiko batzar nagusiak edo gestiorako autonomia edukitzea

euskal gizartean eta euskal instituzioen artean eraikita daukaguna eta barneratuta daukaguna egia da ere batzutan hutsuneak betetzeko

lurralde historikoak foru ogasunek ez daukate ahalmen arautzailerik eta

oinarrizko legearekin lotuta datorrelako orduan

egokitzapen garrantzitsu batzuk banakako koefizienteen arabera

zilegia da lurralde historiko bakoitzak eta hola daukagulako gure esparru

bere politika fiskal propio bat eduki al du gauza bat errespetatuz

erkidego autonomoaren barruan armonizazioa errespetatuz armonizazioa eta sarritan

zuzeneko zergetan arau berdinak eduki behar dabezenak baizik eta eduki ahal du

baina hori dago aterki moduan babesten duena gero ahalmen arautzailearen berdintasun printzipio hori

baliabideen birbanaketa egiteko bat eta gero birbanaketaren ondorioz ekarpenen zehaztapena egiteko lurralde historikoak

ekarpen legeen bidez hori bideratzeko behar duguna da herri diru bideen batzordean akordio bat gehiengo osoz onartu behar duguna bat horrek zer nahi du esan

beste gainontzeko legeetan daukagun ahalmen arautzailerik ez daukagu guk ezin dugu ekarri ganbarara ekarpenen legeak

gehiengo nagusi baten bidez akordio bat herri diru bideen

ezta zuk ere talde parlamentario moduan edo ganbarak ez dauka lege ekimen ahalmen hori

erabaki bat hartzea eta gero prozedura berezi baten bidez

gaude bertan sartuta eta gero zer esango duzu ez dakizuna

bat beste batzuk alderdi jeltzalekoak eta

horretan gabiltza eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna amaitu da debora maneiro jauna zurea da hitza

pensamos que debería hacerse gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jauna berriro sartu zara

irizpideak ematen eta deskalifikazio bat egin duzu sarritan eztabaidatu dut zurekin hori gaian sakontzera esan dizut zein den gure iritzia eta gure

eta sarritan egin dugu eta ez noa horretan

hori kritikatuz gero gai zehatzetan sartzen zara gure instituzioen arteko finantza harremanen arabera nik aipatu dizut gure ehun instituzionalak zelan funtzionatzen duen jaurlaritzak berak ez dauka ahalmen arautzailerik ekimen honetan hau da herri dirubideen kontseiluan

oso batez hartzeko hori instituzio ezberdinen artean akordio bat egon behar da bat bi legebiltzarrak berak ere eta zuk

eta gero erabaki hori forma hartzen duenean ganbarara etortzeko lege moduan prozedura berezi baten bidez

instituzioen arteko akordio bat egon ahal da baina instituzioen arteko akordio horrek

hori ere esan erabaki

ziurtagarri bat izango onartzea ganbarak ikusten badugu ez daukagula gehiengo bat hori onartzeko eta hori ere ba kontutan eduki behar dugu gero aipatu duzu

lau instituzioak lanean hasi gara aztertzen aurreko bost urteetan ekarpenen legearen ondorioak eta eraginak zelakoak izan diren aztertzen ari gara eduki dugu

herri dirubideen finantzaren azpian lan taldeak

batzarra horretan eta aztertzen ari dira lau instituzioak baina nik gauza bat bai nahi dizut esan irizpide moduan zer da etorkizunerantz begira bermatu behar duguna ba nik uste dut lau irizpide nagusi lau bat arrisku partekotasuna mantendu behar dela

estatuari begira daukagu alde bakarreko arriskua alde bakarreko arrisku hori kanporantz begirantz moduan estatuarekin jokatzen du baina barruan

arrisku partekatuaren irizpidea bigarrena finantza neutraltasuna finantza neutraltasuna uste dugu bideratu behar digula guri lurralde historiko eta

lortu behar dutela finantza egonkortasun eta egoki bat sistemaren barruan hirugarren irizpidea

egin dira esku aldaketa garrantzitsu batzuk azkeneko urteetan ekarpenen legearen ostean egin direnak eta horiek sistemaren ereduaren barruan ipini behar ditugu orain ereduaren alboan daude ekarpen

hori ere kontutan eduki behar dugu egon direla esku aldaketa garrantzitsu batzuk

eta laugarrena irizpidea adierazlea izango litzateke nahikotasuna

eduki behar dituztela bakoitzak konpetentziaren iritziaren ondorioz

beno nik ikusten dut irizpide horiek lau irizpide horien ildoan

lau instituzioak herri dirubideen batzordearen lantaldean horiekin lortu behar dugula akordio bat lauren artean gehiengo osoa behar da finantzen herri dirubide horretan

eta jaurlaritzaren iritziz horiek lortu behar ditugu eta horiek lortzea
lan sakon bat eskatzen digu eta horretan gabiltza lanean eta bide horretatik jarraituko dugu eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko

gai zerrendako hogeita batgarrena puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

barrio jauna zurea da hitza gracias

kirolak eginkizun garrantzitsua dauka hezkuntza esparruan herritarren osasunean bizitza kalitatean eta baita herrien nortasunean ere hau da

euskadin azken hamarkadetan kirol esparruan lan handia egin da eta gaur egun egindako lanari esker gure kirolaren errealitatea aurreratua da eta emaitza onak ditu harro esan dezakegu gainera

gure kirolak eta kirolariek euskadiren irudia eta kultura islatzen dutela nazioartean aste honetan bertan hau konprobatzeko aukera paregabea izan dugu

bitartean sochin errusian ospatzen ari den neguko olinpiar jokoen bi mila hamalauko edizioak

euskal kirolarik hartu dute parte bertan paul de la cuesta alpetar estiloko eskiatzailea imanol rojo iraupeneko eskiatzailea eta lucas eguibar

neguko olinpiar jokoetan esandako euskal ordezkaritzarik zabalena osatu dute

neguko olinpiada hauetan zazpigarrena postua eta diploma olinpikoa lortu dugularik beraz

eta baita urte osoan zehar eta azkeneko urteetan zehar emaitza horiek lortzeko gogor lan egin duten guzti guztiei eta batez ere zorionak eta eskerrak basque team en egindako lan guztiari baina ez naiz

beraz olinpiar jokoak alde batera utzi eta kirol finantzaketan zentratuko gara barrio jauna nabaria da kirolaren finantzak eta inguruan kezka orokor bat sortu dela gu ere kezkatuta gaudela aitortuko dizut egoera oso zaila izaten ari da guztiontzat krisialdiaren eraginez eta kirola ez da salbuespena

kopuruak nabarmen jaitsi dira eta horrek eragin handia izan du

horretaz ondo jabetzen gara baina egia da egoera asko aldatu dela orain dela urte batzuk edo gaur egun bizi dugun egoera guztiz ezberdina da

eta ez kirolean bakarrik baizik eta gure gizartean orokorrean de este modo

estructuras e infraestructuras existentes horregatik barrio jauna ez daukazu kezkatu beharrik abenduaren hamaseian ez zelako legez besteko proposamena onartu ondo dakigu zer eskatu zeniguten bai eh bilduk eta psek aurkeztutako emendakinarekin baita eaj eta ppek aurkeztutakoarekin

egoera aztertzen ari gara eta kontutan izango ditugu zuk gai honen inguruko eztabaidan aipatzen zenituen alderdiak kirolaren antolakuntza finantzaketa eta sustapena

bere gaindituen eta berak ordezkaritza duen kirol kudeaketarako bitarteko eta egiturak zehaztuko dituen txosten bat prestatzen ari gara

kirol egitura eta bitartekoen izaera funtzioak aurrekontuak eta haien arteko harremanak zehaztu eta azalduko ditu eta bide batez legebiltzar honetan bi mila hamairuko urriaren bederatzian onartutako

lan horri esker egitura ezberdin arteko koordinazioa hobeto ahal izango dugu betiere eraginkortasun handiagoa lortzeko helburuarekin horretarako beste erakunde publikoen eta agente pribatuekin harreman eta koordinazio

eta guztien artean kirolaren egoera bere modalitatea eta esparru ezberdinetan hobetzea lortuko dugu jakin badakigu inoiz baino garrantzitsuagoa dela

eta erlazio estua ditugun baliabideen eta egituren optimizazio eta eraginkortasuna lortu ahal izateko eskerrik asko uriarte

barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

errezeta bakarra zorroztasuna elkarlana eta koordinazioa

gaur egun gure esku ditugun errekurtsoak kudeatzeko eraginkortasunean eta arrazionalizazioan oinarritutako kudeaketa eredu bat lortu nahi badugu

elkarlana eta koordinazioari esker azpiegitura eta kirol ekipamendu iraunkorrak eta kalitatezkoak bermatu ahal izango ditugu bestalde kirol kluben gastuak eta subjektiboan finantzatzen dituen administrazio eredutik lehenbailehen aldendu behar gara urteetan dirulaguntza ugari eman dira instituzio publikoetatik

eman izan dira laguntza horiek baina egungo egoerak aldaketa bat eskatzen du zentzu honetan gizartearen eskaera da erantzukizuna aldiz geurea

lehen esan dudana azpimarratu nahi dut gobernu honek kirola defendatzen du bere esparru ezberdinetan eta kirola lagunduko du baina argi izan behar dugu ez dela posible

behar beharrezkoa da alde batetik publiko arloaren eta pribatu arloaren arteko kolaborazioa eta bestetik administrazioak emandako dirulaguntzen sistemaren

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeita bigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak
segurtasuneko sailburuari egina landa inguruneetako segurtasunari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea egun on legebiltzarkideok

gai zerrendako hogeita hirugarren puntua interpelazioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetza ordezkoen zerrenden aplikazioan izandako
irizpide aldaketari buruz eskerrik asko

nada más muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on

irizpideak aldatu osakidetzan aldi baterako langileak

erabaki bat guk ez dugu horrela lan egiten

sindical osakidetzak ez du indarrean dauden jardun irizpideak aldatu osakidetzan

jardun irizpideak aldatu osakidetzan aldi baterako langileak

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

a ver mesedez isiltasuna zuen aldetik bai

ez dugu aldi baterako kontratazioko zerrendak egiteko parametrorik aldatuko ez horixe ez dugu lanketa eta

legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako aldi baterako kontratazio zerrendak kudeatzeko eta egiteko irizpideak aldatzeari buruz garrido andrea

eskerrik asko presidente andrea egun on hemen zaudeten

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on pues es muy fácil

no van a ningún sitio nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina bostehun eta hirurogeita hamasei barra bi mila hamairu errege dekretuaren ondorioak

sailburu jauna eguerdi on askotan hitz eta eztabaidatu dugu osasun arreta unibertsalaren

ehun eta hamalau dekretuaren eta jaurlaritzak pasa den uztailaren lauan argitaratu zuen aginduaren inguruan

aurrekarietan argi utzi baitugu behin eta berriz gure jarrera ondo baino hobeto ezagutzen du sailburu jaunak behin eta berriz defendatzen dugulako arreta unibertsala doakoa eta kalitatezkoa administrazioari dagokio eskubide hori bermatzea hau da pertsona guztien bai oinarrizko osasun arreta bai

edo legea nahiz administrazioa egoera alde batera utzita urrian kontrol bilkura batean aurreratu zenigun

jarri zarete lanean bai eta instrukzioa argitaratu duzue instrukzio horretan ezartzen dira osasun txartela ez daukaten pertsonentzat osasun arretako prestazio hitzarmen berezien oinarrizko eskaerak

hilero hirurogei euroko kuota ordaindu behar dute edo hilero ehun eta berrogeita hamazazpi eurokoa hirurogeita bost urtetik gorakoak badira argi dago berrordainketa berria dela eta hona hemen gure galdera ze irizpide erabili du jaurlaritzak uztailaren hogeita seiko

pairatzen ari diren pertsonei berrordainketa berria ezartzeko mila esker eskerrik asko blanco andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok blanco andrea eguerdi on berriro

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea darpón jauna zurea da hitza

de solucionar las personas en euskadi sin más eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrenda amaituta osoko bilkura amaituta